egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango saio eta hasi aurretik minutu bateko

jakinarazten dizuet gai zerrendako bi zortzi eta bederatzi puntuak erretiratu egin direla gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

elizondo legebiltzarkideen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

besterik gabe bateraezintasunaren batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duten legebiltzarkideak izan ezik gainerakoak eman dezakegu botoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai beraz aho batez onetsi da irizpena

gai zerrendako hirugarren puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena legegintzako herri ekimena arautzeari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordekideren batek irizpena defendatu nahi du ez ba mistoa upyd

hurbildu eusko legebiltzarra herritarrei hurbildu eusko legebiltzarrean herritarren parte hartzea erraztu eta helburu horiek lortu

egun on guztioi jadanik ezagutzen nauzue

kendu demokrazia delegatu honetan zirrikitu txiki horiek bilatu nahi ditugu behintzat jendartearen parte hartzea

ez dut aukera galdu nahi eajri galdera bat egiteko berriro galdera bera egiteko gaur hemendik konpromiso bat aterako da irekia abilitatu ahalko dugu sinadura elektronikoak

euzko abertzaleak explicación de voto erantzunen txandara pasako gara mistoa upyd

bozketa hasiko dugu lehenengo bozkatuko dugu euskal talde popularraren

lehen artikuluari bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian legeko bat artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita lau bai

onartuta geratu da legeko lehen artikulua jarraian bototara jartzen da eh bildu taldearen

zuzenketa bigarrena artikuluari bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ondorioz ez da onartu jarraian legeko bigarrena artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogei abstentzio ondorioz legeko bigarrena artikulua onartuta geratu da jarraian

lau eta bost artikuluak bozkatuko ditugu eh bilduk kanpora ateratzeko eskatu baititu lau eta bost artikuluak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogei abstentzio ondorioz onartuta geratu dira lau eta bost artikuluak jarraian bototara jartzen dira

hirutik hamalaura lau eta bost kenduta bozkatu ditugula

azken xedapena eta oro bat zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

aho batez onartu dira beraz artikulu horiek beraz onetsita geratzen da legegintzako herri ekimena arautzen duen legea jarraian boto azalpena

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

egun on guztioi konprobatzeko aukera izan duzuen bezala gure taldeak euzko abertzaleak aldeko bozka eman dio ekainaren hamairuan erakunde segurtasun

irizpenari herri ekimen legegilea arautzeko lege proposamenaren ingurukoari

beharrezko sinadura kopurua jaistea hogeita hamar milatik

eskerrak ematea baino ez zait geratzen ponentzian parte hartu

lanagatik eta ahaleginagatik eta legebiltzar talde guztiei zerbaitetan denek eman dutela amore ahalik eta adostasun zabalena lortze aldera

izateko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna gai zerrendako

beste baterako utzi da euskal legebiltzar talde popularrak egindako lege proposamena gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko abenduaren hogeita hiruko hemezortzi barra bi mila zortzi legea bigarrenez

eztabaidara pasatuko da aldeko txandan zeintzuk parte hartu behar dute aldeko txandan alderdi popularraz gain ba garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok sailburua pentsatzen nuen lehendakaria egongo zela baina ematen du

egin behar izan duela legebiltzar honetatik berriro eztabaidatuko dugu bi mila zortziko legearen aldaketa

ciudadanos herritarren ekimen legislatiboa

talde parlamentario popularrak berriro dakar legebiltzarrera

horien ahotsa eta zergatik egiten dugu hori uste dugulako ganbara honetan

ordezkatuta eta ganbara honi dagokiola herritarren kezkak konpontzea

eztabaidatzea behin ez zitzaion kasurik egin horregatik eskatzen dugu berriro ez gertatzea gauza bera seguimos creyendo

gobernuak berak defizitak daudela onartu dituen gaiari buruz jaun andreok gobernu hau izan da onartu duena lanbiden eta gizarteen laguntzen kudeaketan arazoak daudela consideramos

un sistema de protección más equitativo más justo

eskerrik asko garrido andrea aurkako txandan nork parte hartu behar du bakarrik

queremos hacerlo mejor eskerrik asko garrido andrea mistoa

lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar bai hirurogeita lau ez ez da aintzat hartzen jarraian boto azalpenaren txandara pasako gara alderdi sozialistarekin hasiko gara pastor jauna zurea da hitza gogoratu boto azalpena dela

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi eh bilduk diru sarrerak bermatzeko errenta murriztea helburu duen lege proposamen honen kontra bozkatu du gaur hala egin du eta horrela egingo du halako proposamenik aurkezten den bakoitzean

nabarmentzen da gaur egun dugun sistema bi hutsune edo arazo nagusi dituela iruzurra abusuak eta eskatzaileen kronifikazioa baina harritzekoa da proposamen honetan ez dela inolako neurririk jasotzen bi arazo

amaitzeko jasotzen dena aldiz erroldako epea handitzea da hau da hiru urtetik bost urtetara pasatzea

alde daudenak bere garaian diru sarrerak bermatzeko legeak arautzen duen alde agertu ziren baita ere eta garai horretan lege hau

ikusten zuten batez ere iruzurrarekin amaitzeko ez dakigu zergatik bi mila zortzian alde zeudenak gaur kontra

ehuneko batekoa da gutxi gora behera lau milioi euro inguru lirateke dirua da noski garrantzia eman behar zaio

ezin ahaztuz zerga iruzurra bi mila milioi ingurukoa dela diru laguntza hau jasotzeko bete beharreko baldintzak eta ondoren dauden kontrolak izugarriak dira eta kontuan izan behar dugu gainera

egiten diren kontrolak gero eta gehiago eta zorrotzagoak dira hau da

hitz egiten da baina kronifikazio horren arrazoia ez dago jasotzaile horien usteko borondate txarrean ezta gutxiago ere

begiratu behar zaio enplegu duina lortzerik ez dagoen bitartean diru sarrera bermatzearen sisteman edo errotan jarraitzea da geratzen

bide bakarra argi dago etorkinak hona etortzeko

lana aurkitzeko gogoa baizik beraz sistema aldatu behar da jakina baina egiten bada izan dadila sistema osoa

jaurlaritzak esan duen bezala bere irizpidean dirudienez gizarte politiketako sailak sistema honetan hobetu daitezkeen aspektuak identifikatuko ditu eta hobekuntza neurri zehatzak proposatuko ditu

buru belarri baina egia esan legealdia amaitzear dago eta hemen ez dugu ikusi inolako aldaketarik seguimos con los mismos

agertzen direnak erabiltzen dute lanbideren funtzionamenduaren hutsuneak aitzaki gisa

eta gure gizartean xenofobia ezartzeko horregatik aldekoei xenofobia elikatzea burutik alde egiten dien arte eh bildu
ekimen honen kontra agertuko da eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldeak ezezko botoa eman dio talde popularrak aurkeztutako gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko abenduaren hogeita hiruko hemezortzi barra bi mila zortzi

labur labur behin baino gehiagotan hitz egin dugulako legealdi honetan gai honen inguruan eta gure jarrera ez delako aldatu azkenengoz honi buruz mintzatu ginenetik indarrean dagoen legedia hobetzeko prest gaudela

eta mantentzen dugu baina hauteskunde garaitik kanpo egin beharreko hausnarketa dela argi daukagu

maiatzaren seian aurkeztu zen erroldan hauteskunde orokorrak deitu ondoren eta udazkenean euskal legebiltzarreko hauteskundeak ditugularik beraz momentua ez da batere aproposa gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko abenduaren hogeita hiruko

adostasun handiz onartua izan zen legebiltzarrean gure ustez legea aldatzeko proposamenak adostasun zabala beharko luke baita eta hauteskunde garaia eta legealdi amaiera ez dira bat ere egokiak aldaketa bat egiteko gainera diru sarrerak bermatzeko tramitazioa eta kudeaketa hobetzeko jaurlaritzako

bezala beraz gure ustez txosten horren emaitzak behar beharrezkoak dira lege aldaketarekin hasi baino lehen abiapuntu garrantzitsu

lan talde bat osatzeko lasaitasunez eta adostasun zabalez legea hobetzeko beharrezkoak diren aldaketak eta bere ondorioak aztertzeko eta lantzeko hurrengo legealdirako konpromisoa eta lana denontzat besterik ez mila esker
eskerrik asko arregi anderea gai zerrendako bosgarren puntua

argindar autokontsumoa arautzeko estatu espainolak egindako araudia dela eta jaurlaritzak duen jarreraren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen pertsona

eskerrik asko legebiltzar buru anderea eta egun on legebiltzarkide guztiei

energiaren inguruan azken eztabaida izango da legealdi honetan

honetan esan nahi dugu lehenengo eta behin harro gaudela eztabaida hori energiaren eztabaida hona ekarri dugula

atera saiatu garelako eta ganbara honetara ekarri

ez soilik gu noski ez da soilik euskal herria bilduren ahalegina izan eztabaida hori gizarteratzea beharrezkoa den eztabaida hori gizarteratzea baina

honetara eta gutxienez lortu dugu legebiltzar honetan

ere eta ez soilik hemen egia esanda ez soilik

gaia eztabaidagai uste dugu hainbat eragile saiakera berezi bat egin dutela energiaren gaia kalera ateratzeko ere

ateratzea eztabaida hori aipatu behar dugu hor gure energia plataforma adibidez eredu energetiko berri baten aldeko plataforma edo araba garoña gabe

ahalegina energiaren gaia kalera ateratzeko ez soilik proiektu konkretu batzuen inguruan

eredu energetiko berri bat aldarrikatzeko beharrezkoa den trantsizio energetiko hori aldarrikatzeko

ekoizpen banandua eta erabaki bananduak bultzatu behar dituena eta herritarren irizpidepean eta ez enpresa batzuen irizpide ekonomikopean egon behar den

energia funtsezko baliabide bat da edozein herriarentzako beraz

interes orokorrenpean egin behar dira edo ezarri behar dira irizpide horiek eta ez gaur egun zoritzarrez egiten den bezalaxe enpresa gutxi batzuen interesenpean

eta uste dugu eztabaida hau oso adibide ona dela ikusteko edo adierazteko zein izan den gobernuaren jarrera energia arloan legealdi honetan

ere gehiengo politiko bat norabide bat marketan trantsizio energetiko bat beharrezkoa dela aldarrikatuz erregai fosiletatik

aldarrikatuz eta gobernua kontrako norabidean kasurik egin gabe kalean dauden aldarrikapenei gizartean ematen diren aldarrikapenei eta ganbara honetan ere askotan

aldarrikapenei gobernua etengabe jarraitu du bere politikarekin kasu egin barik gizartean dauden eztabaidari

gure menpekotasuna areagotuz jarraitzen du

eredu bat mantentzen eta kontsumoa da adibide bat esan dut ikusteko zein izan da benetako aurpegia energia arloan eusko jaurlaritzaren benetako aurpegia arlo honetan

ahal izango litzateke frackinga adibidez gainera ez soilik

euren jarrera argudiatzerako orduan erabiltzen zuen argudio edo haitzakia beti madrileri errua botaz

eta horregaz nahi zuen bere benetako jarrera zuritzea gogoratu behar dugulako madrilen eta hau egia da onartu zela

eta erreforma hori izan dela autokontsumoaren dekretuaren jatorria baina gogoratu egin behar da ere euzko alderdi jeltzalea erreforma horren alde bozkatu zuela madrilen

alde bozkatu zuela autokontsumoaren kontra doan

alde bozkatu zuela madrilen eta zeresanik ez beste adibide bat jartzearren energi arloan ere legealdi honetan lege

hori egia da ondorio batzuekin hemen ere baina gogoratu egin behar da ere euzko alderdi jeltzalearen papera zein izan da eta han madrilen ere lege horren alde bozkatu beraz lege horiek dituzten ondorioak hemen besteak beste euzko alderdi jeltzalearen jarrerarengatik da madrilen aldeko botoa eman dielako lege horiei oso gogorra da ikustea hemen

adibidez frackingaren inguruan onartu genuen legea ikusterako orduan

erabiltzen duen legea da hain zuzen ere euzko alderdi jeltzaleak madrilen onartutako lege bat oso gogorra da ez soilik energi eredu alternatibo bat aldarrikatzen dudan pertsona bezala baizik eta abertzale bezala ere hori oso gogorra da horregatik ekarri nahi dut hona

ustedes hori baita mozio honen jatorria energia euskal erakundeak egindako txosten bat eta txosten horren inguruan interpelazio bat egin genion tapia sailburuari eta uste dut beharrezkoa dela gogoratzea zer esaten zuen txosten hori

txostena bere garaian estatuak autokontsumoa arautzeko egin nahi zuen araudiaren inguruan eta esaten zuen

razonable horrelako esaldiak txosten horretan topatzen ditugu

hau da gure galdera gaur euzko alderdi jeltzaleko kideei eta tribuna honetara bajatuko den kideari aldez zaudete honegaz

interpelazio horretan tapia andreari esan geniolako atera geniolako txosten hau eta bera saiatu zen azaltzen eurek edo euzko alderdi jeltzalea inpuesto al solen kontra dagoela baina babesten dituela gain koste horiek autokontsumoa egin behar duten pertsonak edo egin nahi duten pertsonek ordaindu behar duten zerga hori eta ez dugu ulertzen biak batera doazelako hori baita eguzkiaren zerga

autokontsumo argindarraren autokontsumoa egiten duen pertsonari gain kostu bat jartzea ez soilik bere plaka

sarea erabiltzeagatik hori denok egin behar dugu eta hori normaltzat jo dezakegu baizik eta bere plaka

behar delako gain kostu bat ordaindu behar delako hori da eguzkiaren zerga

hortik aurrera pentsatzen dugu benetan txosten horretan agertzen zena zuen benetako aurpegia dela alegia alde zaudetela eguzkiaren zerga hori ezartzearen alde

hori da zuen enpresa kuttuna nahi duena hori baita iberdrolak

argindar sektorean jarduten diren enpresentzako autokontsumoa sekulako mehatxua delako ez negozioan bertan kendu ahal dioten negozio kopuruarengatik hor ez hainbeste baizik eta autokontsumoak argindarraren autokontsumoan agerian uzten delako posible dela beste eredu bat eredu banandu bat

eta askoz merkeagoa posible dela eta gainera energia berriztagarriekin

beraz ez dute nahi autokontsumoa sustatzea iberdrola bezalako enpresak ez dute nahi autokontsumoa sustatzea

ustelduta dagoela eta gainera beste alternatibak daudelako eta uste dugu zuek

mota honetako txostenak egiten dituzue eta horregatik azken finean horrelako gain zergak ezartzea

ekoiztu nahi duenari defendatzen duzuela horregatik aurkeztu izan dugu lege aldi honetan zehar hainbat legez besteko proposamen horregatik mozio bat edo interpelazio bat aurkeztu genion

eta horregatik gaur mozio bat ekartzen dugu alderdi sozialistarekin adostu dugun mozio bat eta azken finean guretzako oso logikoak diren

orain arte onartutako legez besteko proposamenak legealdia bukatu baino lehen bere osotasunean betetzea bereziki eusko jaurlaritzari dagokien puntuetan

besteak beste adibidez sei hilabeteko epean dekretua autokontsumoak arautzen duen dekretua onartu zenetik sei hilabeteko epean

jakiteko zeintzuk dira autokontsumoarengan eduki ahal dituen ondorioak

zortzi hilabete ere pasatu dira eta ez dago inongo txostenik eta tapia andreak esan zidan interpelazioan txosten hori edo

estrategia energetikoaren baitan eta ekainean ekainean egongo zela estrategia hori parlamentu honetan eta eztabaidatzeko aukera izango genukeela tira

estrategia hori ez da hona ekarri hurrengo hilabetea

eta dirudienez legealdi oso bat pasatuko dugu gobernuaren estrategia energetikoa ganbara honetan eztabaidatu barik besteak beste onartutako legez besteko horietan ezartzen zen ere gaur egun energiaren euskal erakundeak autokontsumoa edo plaka solarrak ezartzeko dituen diru laguntzak gehitzea edo handitzea

hori ez da egin beraz alde batetik eskatzen dugu orain arte onartutako legez besteko proposamenak bere osotasunean betetzea eta bigarrenez

urratsak eman ditzala eusko jaurlaritzak

autokontsumoa hemen ere araban bizkaian eta gipuzkoan arautzeko

ekiditeko lege propio bat egin ahal izateko

legedi hau bukatu baino lehen legealdi hau bukatu baino lehen lege bat egiteko baina bai behintzat

hurrengo legealdian onartu ahal izateko berez horrek dira gure mozioaren proposamenak eta espero dezagun arazorik ez edukitzea gainerako
gure mozioa onartzeko eskerrik asko maeztu jauna

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi gure osoko zuzenketa hauxe esaten dio eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala berrehun barra bi mila hamairu legez besteko proposamena balantze garbidunen energia elektrikoaren

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzunen txandara pasatuz maeztu jauna

baina bai uste dugu bukaera nahiko esanguratsua dela ganbara honetan energia arloan legealdi honetan

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak carro jauna zurea da hitza

siguen con su demagogia eskerrik asko eskerrik asko carro jauna mistoak euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea

eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamasei bai hogeita hamazazpi ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita sei ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu

espainiako justiziaren beharrezko despolitizazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen legebiltzarkidearen

aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

batzuetan horrelako gaiak ekartzen direnean hemen atril honetatik esaten da errepikakorrak direla jada eztabaidatu ditugula berriro hau ekartzen da

gai hau beste batzuetan ere eztabaidatu dugula gustatzen zait kuriositateagatik behintzat ikustea zein izan den gaiaren ibilbidea

horren inguruan aurkeztu diren talde bakoitzeko posizioa nolakoa izan den ikusteko sekuentzia osoa eta ikusteko ia horretan inolako mugimendurik badagoen

topatu nuen orain dela urtebete hau gaia tratatu ppk protesta bat egiten zuen eajk justizia kritikatu zuelako egotzitako ustelkeri kasu batengatik eta orduan pp pse eta upydk justiziaren babesa erakusten zuten

eta sententzia kritikatzearen kontra sinatzenzuten orduko posizio hura matizatzen da kasu batzuetan oraingo

ekimen honekin eta pentsatzen nuen gutxienez oraingo honetan bai justizia babestetik justiziari kritika bat

hori zela behintzat maneiro jaunaren helburua eta pentsatzen nuen egokia zela eta mugimendua nolabait ona edo txalotzen nuen

ppren lehenengo oposizioarekin pentsatzen nuen kea saldu nahi zigutela orain esan da euren kanpaina elektoralean ekarritako estrategia bat ekartzen dute gomendioetaz

pse eta eajren jatorrizko oposizioan ikusten nuen nolabait beste

lege aldaketak planteatzen zituzten pentsatzen nuen horretan gallastegi anderea inkluso

zela izan ere argi eta garbi aipatzen zuen konstituzioaren

ondo dago hau kendu da azkeneko erdibideko horretatik eta ez dakit

islatua edo ez esango digu hurrengo txandan guk sekuentzia horretan mugimendu horretan nolabait ez genuen gauza handirik aportatzen izan ere

urtebeteko posizio berdina ekartzen genuen guk pentsatzen dugu justizia ona bada gertukoa eta eraginkorra izan behar dela hau da hemengo justizia bultzatu eta hemengo justizia eraiki egin behar dugula hori da

eta esaten dudan eztabaida hartan orain dela urtebete gainera esan behar dut babes handiena jaso zuela gure hogeita bat boska horiek

eta nik hortik interpretatzen dudana da legebiltzar honetatik hirurogeita hamabost kide horietatik gutxienez

prest egongo zirela euskal justiziaren alde agertzeko edo behintzat ez daudela euskal justizia eraikitzearen

esan behar dut ekimen hau interesez hartu nuela eta baita ere jarraitu nuela maneiroren esposizioa bere interpelazioan erkoreka jaunarekin interesez eta

arrunt honetan esan behar dut maneiroren posizioaren hainbat

ados nengoen berak esaten zituen gauza batzuekin ados nengoen diagnostikoarekin baina ez nengoen ados gero proposatzen zuen konponbidearekin berak ekarri zuen jatorrizko posizioaren

ikusten nituen atal expositiboan nolabait esaten zuen espainian justizia alderdi politikoekiko independentea izatea eskatzen du beraz esaten du

funtsezkoa dela botere judizialaren kontseilu nagusia auzitegi gorena konstituzio auzitegia eta estatuko fiskaltza nagusia despolitizatzea hau da

eta ados nago ados nago posizio horrekin ez nago ados hau lege erreforma baten bitartez egon daitekeenik pentsatzen dudalako indar harremanek ez dutela horretarako ematen hau madrilen egin behar da badakigu senatua nola dagoen badakigu kongresua nola geratu den eta pentsatzen dut lege erreforma hauek ezin direla egin

maneirok ekarritako posizio edo interpelazio horri erkoreka jaunak erantzun zion maneiro jaunari egia dela eskumen urriak ditugula hemen justizian eta eskumen ertzi horiekin

horrekin politizatzea gauza zaila zela

nire arazoa hemen guk daukagun konpetentziarekin nahiko daukagu eta hori beste nonbaiten sustantziatsu egin beharko den nik

azken finean eskumen gehiago eskatzeko ez zuen aprobetxatu orduko eztabaida hura esateko baietz

nahi duela justizia administrazio independente bat inpartziala eraginkorra sinesgarria eta euskalduna eta nik pentsatzen dut hori ez dela bakarrik posible baizik eta urgentea dela eta pentsatzen dut ez zuela aprobetxatu erkorekak posizio hori agertzeko aukera ba benetan ez daukalako eta pentsatzen dut eajk horren alde egin ordez pasatzea pasatu den albora eta hau erdibidekoa babestera ondo baina hobeto azaltzen duela zein posizioan dagoen eta bestela

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok eguerdi on guztioi lehenik eta behin maneiro jauna esan behar dizut bat gatozela orokorrean

eta gizartearen kezkarekin justiziaren politizazioari buruz justizia oinarrizko zerbitzu publikoa da sistema demokratiko batek ondo funtziona dezan independentzia judiziala eta boteren bereizketa beharrezkoak eta funtsezkoak dira pertsona guztien

eta beraz eztabaida sakon eta lasaia behar duela eta beharrezkoa dela baita ere

legebiltzar talde politiko gehienen adostasuna lortzen saiatzea hori ere bai konplexua da

bai maneiro jauna eta arzuaga jauna guk euzko abertzaleak

eta horretarako hasteko justizia alorreko eskumen guztiak euskadira transferitzea

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzunen txandara pasatuko gara mistoa maneiro jauna zurea da hitza

zurea da hitza bai eskerrik asko

guztiok konpartitzen dugula justizia ez dela independentea eta justizia politizatua dagoela pozten naiz horrela ikusten badu berak baina nik pentsatzen dut ez dela horrela eta beno bigarren txanda honetan gauzak argiago esan dira eta

errealitatearekin topo egiten duzula eta

eta da erdibideko hau ez babesteaz izan ere askotan ikusi izan dugu batera sinatzen direla eta gero norberaren posizioan desberdintasunak sortzen direla baina hau esango nuke benetan erdibideko hau

kabi bat dela non norberak interpretazio bat atera duen zer

harrigarria da horrelako adierazpen labur batetik lau lerrotako adierazpen batetik

ezberdinak ateratzea nola den posible lau lerro hauek

horren zabal horren malgu horren era interpretatzaile batean ulertu ahal izatea zeren lau lerro hauetan sartzen da miren gallasteguiren erreforma konstituzionala sartzen dira llanos andrearen gomendioak sartzen dira

euskal justiziarako aldarrikapenak eta sartzen dira maneiro jaunak esaten dituen kritikak justizia ez dela independentea eta politizatua dagoela benetan esaten dut pozten naizela erdibideko hau ez dugula babestuko galdetzen zait ia zeintzuk diren nire neurriak

hartu beharreko erreforma legalak zuek proposatu duzuena gauzatzeko

gure bi bozkak han egongo dira aldaketak baldin badaude baina pentsatzen dut blokeoa beste nonbaitetik etorriko dela

aldaketa legislatiboak egongo diren madrilen egongo den

ezetz horregatik nik pentsatzen dut askoz eraginkorragoa dela hemen gure bidea egitea bat egitea gizartearen gehiengoak eskatzen duen

hemengoa hemengoek kudeatutakoa hemengoentzako egingo eta azken finean deklarazio bat egin behar bagenuen gaur ba ni nire deklarazioarekin geratzen naiz

konbentzitu eta pentsatzen dut esaten dudan moduan planteatzen duzuena ez daukala inolako eraginkortasunik askotan ikusi nauzu prest nagoela nire posiziotik jaistera nolabait eraginkortasuna ikusten badut baina

posizio koherente horretatik jaisteko ez dudalako inolako biderik ikusten gaur zuek hemen aprobatzen ari zareten

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu mistoa upyd euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau bai ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa